eskerrik asko presidente anderea egun guztioi

dibertsitate funtzionala duten pertsonen egoera batere samurra ez da gaur egun adibidez

kontratatu diren ezgaituen kopurua ehuneko hogeita hirua jaitsi da eta ehuneko bat koma batari

mugagabea are gehiago lan merkatuak

un contrato indefinido norberaren autonomia sustatzeari dagokionez murrizketen jasotzaileak dira ere menpekotasuna zaintzera bideratzen diren diru laguntzak eta zerbitzuak murrizten ari dira oro har

ez dute garatu eta gero eta pertsona gutxiagok eskura ditzakete prestazioak osasun alorrean lehen

ehunean osakidetzak finantzatzen zituen botikak ordaindu behar dituzte orain eta material ortopedikoa ere

hezkuntzan ere ezarritako murrizketek eragina zuzena dute behar bereziak dituzten pertsonengan ikasleengan

urte batzuk oparo aldian bazterketa eta aniztasunaren integratze eza ezagutu dute eta egungo egoerak

eta baztertuak izatea eramaten ditu horregatik gastu soziala eta berdintasun politikak egin behar direla diogu

oraindik intentsitate handiagoz jasaten baitituzte egoera

heldu diogu proposamen hau lantzeari eta adosteari zenbait agertzeko asmoarekin horren ondorioz erdibidekoaren lehenengo puntuan salatu beharrekoa salatzen dugu kasu honetan estatutik

ari diren erasoak baina horretaz gain guretzat garrantzitsuak diren beste puntu batzuk ere jorratzen dira adostutako erdibidekoan izan ere eh bilduren lehentasun nagusietako bat pertsona

jasotzen da proposamen honetan duintasun hori lortzeko bidean neurri guzti guztiak dira beharrezkoak eragile

eta ekimenak barne murrizketak ezartzea izan ezik horregatik euskal erakunde ezberdinei duintasuna

hartzeko eskaera zuzena egiten diogu eskaera hori egokia da gaur egun euskal autonomi erkidegoko jaurlaritzan ere murrizketen odei beltzak ailegatzen ari direnean trumoiak eta

honetan horregatik gure sistema propio babesteko eraikitzeko eta elikatzeko

eskatzen dugu horretarako eskumen eta bitarte guztiak bereganatuz han dugu gizarte zerbitzuen legea ataka sailean dagoena bere potentzialitateak garatzeko beharra eta denon ahalegina

eskatzen duena eta bukatzeko nola ez bide hori egiteko oinarrizkoa iruditzen zaigun eragileen parte hartzea bermatzea kasu honetan dibertsitate funtzionala duten eragileen

izatea eta ez bakarrik euren ahotsa puntualki entzuteko baizik eta arloko politikak diseinatzeko eta kudeatzeko horren guztia aukera izateko eta hau da azken batean bide lagun izateko gure ustez beste

izanda ere pentsatzen dugu onarturiko erdibidean gure ekarpen hauek jasotzen direla eta horregatik babesten dugu

hitzetatik ekintzetara pasatzea zenbaitetan beharrezkoak diren adierazpenetatik babes eremu hori garatzeko ekintzak bideratzea bukatzeko erdibidekoan

gogoetatxoa egin nahi dugu bizitza independentea sustatzea azken finean mota hauetako proposamen guztien atzean dibertsitatea funtzionala ezgaitasuna duten pertsonen

eta herritartasun osoa lortzearen apustua dago bakoitzak bere bizitza proiektua era aske batean garatzeko aukera izatea eta hori eskuratzeko urratsak egin behar dira arlo

badaude bereziki jorratu beharreko ekimenak arreta pertsonala da horietako bat horregatik hemendik aurrerantzean horren alde lan egiteko eta ekimenak aurkezteko konpromezua hartzen dugu pertsona ororen duintasuna lortzeko eta hobetzeko bidea luzea da baina

ezin dugu pasatzen utzi tarte hau arabako eginaren eginez taldeari egin zaiona salatu gabe urte askotan hainbeste lan egin ondoren diru laguntza kentzea erabaki zuen foru aldundiak mobilizazio ugari egin

ari dira eta horren ondorioz diru laguntza erdia edo jasoko dutela dirudi ez da nahikoa gure ustez eta hemendik gure elkartasuna

eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

de ese estado de bienestar nada más y muchas gracias presidenta eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea denboran kokatu nahi dugu ekimena bi mila hamabiko abenduaren lauan erroldatu zen hona hemen lehenengo bitxikeria nor zen lehendakaria

bai legebiltzarkideok alderdi sozialistak gobernu sozialistari egin zion eskaria

ekimena espainiako gobernuak egindako murrizketen kontra doa eta logikoagoa izango litzateke madrileko gorteetan eztabaidatzea

euskadin egin denik ziur nago ezetz

arrazoi sinple eta bakarragatik ez direlako egon eta ez dira ospatu

eskumenak dituzten erakundeek ez dituztelako murrizpenik egin horregatik diogu ekimen hau eusko legebiltzarrean eztabaidatzeak zentzurik ez duela

madrilera begiratu du hango lege aldaketei eta lópez de ocariz andrearen erantzuna ere madrileko datuetan oinarritu da zp rodríguez zapateroren eta rajoyren gobernuei aipamenak eginez behin eta berriz

garai tenporalean kokatu ondoren bertan eskatutakoari buruz esan behar dugu euzko abertzaleak taldeak bat

gure taldeak eta urkullu jaunaren jaurlaritzak beti babestuko ditu bai ezgaituak eta bai txarto pasatzen

nagusiak umeak gazteak etorkinak laneratzeko arazoak dituztenak beti horrela izan da eta izaten jarraituko du alboan egongo gara euren alboan edukiko gaituzte alderdi sozialistaren oinarrizko ekimenaren bigarren puntuari dagokionez

inondik inora onartu hurrengo arrazoiengatik batetik gizarte zerbitzuen erakunde arteko organoak ez duelako ahalmen ekonomikorik koordinazio organo hutsa da beraz zentzugabekeria da bere baitan fondoa sortu nahia bi esan dudanez hemen euskadin ez direlako murrizpenik egin ezgaituen eskubideetan beraz fondoa zertarako

euzko alderdi jeltzailea agianduan dagoen foru aldundiari erreferentzia egingo diot hoberen ezagutzen dugulako

buruz hitz egin dutelako bizkaiko foru aldundiak orain arte

ematen zituen prestazio guztiak ematen jarraitzen ditu menpekotasun gradu eta maila ezberdin guztiek babesa izango dute aurten iaz bezala menpekotasunarekin zerikusia dituzten subentzioek eta konbenioek ez dituzte murrizketarik izan

eta honela onartuko da gaurko plenoan batzar nagusitako plenoan

hiru ez dagoelako dirurik honelako fondo bat sortzeko beste eztabaida batzuetan esan duguna hain zuzen ere pasa den asteko oso bilkuran horrela agerrarazi genuen eta

oinarrizko ekimena onartezina zenez akordio batera heltzeko ahaleginak egin ditugu

zuzenketa bat sinatu dugu pse eta bildurekin eta

talde guztiek sinatu ez dutenak baita borondatea eduki dugula gaia adostasun zabalarekin onartzeko eztabaidatzen ditugun gai gehienek adostasun handiarekin onartuak izatea garrantzitsua bada are gehiago sensibleak diren gaietan eta ezgaituena sensiblea da oso

esan dau baiezko botoa emango diola ba polita izango zen

botoa lortu ezkero eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea erantzuteko txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andreak dauka hitza

eskerrik asko berriro ere vamos a ver

ez du hitz hartu behar mixto upyd taldeak ezta ere

ezta ere ondorioz tinbrea jo eta gero bozketara pasako gara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

ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratzen da hurrengo puntura pasa aurretik

eta deustoko unibertsitateko zuzenbide ikasleei gure etxean gaur bisitan ditugulako gai zerrendako bosgarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

beste hizkuntza batzuk sartzeari buruz eztabaida eta behin betiko proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko oyarzabal jauna zurea da hitza

del niño barkatu oyarzabal jauna mesedez baxuago hitz egin hemendik entzuten da jarraitu mesedez

eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andereak dauka hitza

edo gutxiagoko umeei buruz hitz egiten ari gara eta kontu honetan inportanteena

kreatibitatea berpiztea beraien beharrak zaintzea hau da inportantea gero hurrengo etapan haur

pixkanaka pixkanaka eta hori egiten ari gara eta horretarako bi hizkuntz ofizialak erabiltzen ditugu horretarako por eso digo

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andreak dauka hitza

lehendakari jauna legebiltzarkideok lehenengo eta behin uriarte sailburuaren ezin etorria dela eta bere izenean barkamena eskatu nahiko

baina gai honi buruz hitz egiterakoan bertan gure artean egoteko

jakin badakigu baita ere azpimarratu nahiko nuke legealdi honetan

esparru zabala hizkuntza politika sailaz aparte bestelako sailetan

zeharkotasuna aintzat hartuz gaira goazela haurreskolen partzuergoak ezartzen dituen irakas eredu elebidun eta hizkuntz trataera dela eta

hiru urtera bitarteko haurren haurreskolak bi mila bi bi mila hiru eta bi mila hiru bi mila lau ikasturteetan arautzen dauen berrehun eta laurogeita hamazazpi barra bi mila bi dekretuak zera dio bostartikuluan eta legean oinarrituko gara

euskararen erabilera normaltzeko oinarri legeak dioen moduan

gurasoen edo tutoreen nahia eta zonaldearen izaera soziolingüistikoa hartuko direla kontuan

haurreskola guztietan berdin du publiko zein pribatu euskal eskola publikoaren zenbait artikulu diotenaren haritik ikasteredu elebidunak aplikatuko direla

euskal autonomia erkidegoan ikaskuntza horiek ezartzen dituen hamabi barra bi mila bederatzi dekretuak

hizkuntzetarako europako erreferentzia markoaren esparruan hezkuntza sistema elebiduna sendotzeko helburua izango duten neurri egokiak hartuko

ofizialetan komunikazio gaitasuna lortze aldera horretarako ikastetxeek euskara eta gaztelaniaz sartuko dituzte haur hezkuntzan ikasleak bi hizkuntzatan ahozko eta idatzizko

eskuratzen has daitezen helburua hauxe izanik bi hizkuntzak harreman eta erabilera hizkuntza gisa erabiltzea eremu guztietan

soziala edo akademikoa señor oyarzabal

hala ere ezin dugu ahaztu hizkuntz ofizial bietatik gaztelera dela

eta eskoletako ikasle guztiek erraz ezagutu eta menperatuko dutena

eskubidea izan dezaten dugu haurreskola tresna eraginkorrenetarikoa bezala aipatutako hamabi barra bi mila bederatzi dekretuak

euskara izango da komunikazio hizkuntza nagusia eskola eremuan hala ere zentro bakoitzak bere kurrikulum planteamenduak bere ezaugarrietara moldatuko ditu aintzat hartuz bere hizkuntza proiektua eta hizkuntza komunikazio hizkuntza gisa erabiltzea dela bide egokiena

eta jakintza arlo eta irakasgai bakoitzeko kurrikulum edukiak irakasteko horrela

guztiz integratu ahalko dira bai eskolan bai gizartean eta bai lan esparruan etorkizunean ere euskal erakundeek bermatu behar dute

euskaraz bizi izateko eta beren burua garatzeko aukera izango dutela hala ere ezin dugu ahaztu herri honen errealitatea zein den hizkuntza aniztasuna beraz gobernu honek dagokion erantzukizunaren gain

izango dela bestalde talde popularrak egindako bere legez besteko proposamenean aipatzen den bigarrena puntuari dagokionez

y al grupo socialista celaá andrea pena bat izan da akordio batera heldu ez izana ikusita gaiaren funtsean ados geundela baina

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mixto upyd maneiro jauna zurea da hitza

lleve a efecto esto que aquí se dice nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak du hitza

egun on guztioi gaur

gaia haurreskolako kontsortzioan garatu beharrekoa hizkuntza proiektuari buruzkoa aurreko bozeramaleek esan duzuen bezala ez da berria makina bat aldiz eztabaidatu duzue eta eztabaidatuko dugu zalantzarik gabe gai honen inguruan gaur proposatzaile berak aurreko legegintzaldian berak oso ondo esan duen bezala proposamen bera jarri zuen mahai gainean

txiki batekin lehenengo puntuko azken esaldia ez zuen

egin zuten erdibidekoan gehitu egin zen eta esaldia nolanahikoa zeren eta askotan erabiltzen dugu eta gaur ere erdibidekoan

eta ankerra eta haurreskolen dekretuan lehen ere eajko bozeramaleak aipatu duen berrehun eta laurogeita hamazazpi barra bi mila hamabi dekretuan jasotako ere errespetatzen duena hori bai gizartera begira azaletik ikusita behintzat politikoki oso zuzena geratu daitekeena ematen duelako errespetua eta askatasun aukera jasotzen dituela bere baitan esaldi horren atzean

dagoenean eta bestelako intentzio bat nagusi denean inposizioa euskararen diskriminazioa eta bazterketa eta gurasoen aukeraren ukazioa zergatik diot hau saiatuko naiz

eta azaltzen argudio bat ama hizkuntza

ez duelako esan nahi gurasoen aukera errespetatzea eta dekretu horretan lehen aipatu dudan dekretuan argi eta garbi

aritzen denean eta definitzen duenean esaten du besteen artean gurasoen edo tutoreen nahia hartuko dela kontuan

ama hizkuntza gaztelera izan daiteke eta aita hizkuntza euskara edo ama hizkuntza errusiera izan daiteke eta aita hizkuntza

edo lehen hezkuntza eta hemen kontzeptuak

hor esaldi ponpoxoak erabiltzen ditugu nahasketa horretaz baliatzeko beste helburu batzuk lortu ahal

hau da aukera eskubidea mugatzearena eta euskara baztertzearena argudio gehiago mahai gainean jarriz

jartzen dugu agerikoa denean elebidun gehienak lehen hizkuntza euskara dugunok garela lehen hizkuntza diot eta ez ama hizkuntza bi kontzeptu oso desberdinak

elebidunak aplikatzea gure uste apalean hizkuntza biei estatuz juridiko bera ematea da eta beraz euskara

hizkuntza nagusia bilakatzea hori da benetako elebitasuna hori da

hainbatetan aldarrikatzen dugun elebitasun hori balorean jartzea eta benetan indarrean jartzea eta praktikara eramatea eta hori da hain zuzen ere

ez duguna egin eta hori agerian ikusten ari da

ikerketetan eta azkena gobernu honek orain dela bi aste edo aurkeztu duen arrue ikerketa ikerketa horrek argi eta garbi uzten du gaur egungo eredua

agortua dagoela eta gainditu beharra daukagula beraz

murgiltze eredua aldarrikatzeko eta garatzeko

horretarako prest dauden talde guztiekin elkarlanerako eta benetan lanerako eta garatzeko

gizarteak garbi eta argi adierazi duen

eredu horri buelta emateko eta gainditzeko argudioekin jarraituz beste argudio bat badirudi guztioi

zero hiru haurren heziketa beraien garapen integrala basiko afektiboa intelektuala

haurreskolen adin tarte horretan helbururen bat baldin badaukagu da haurren etorkizuneko pertsona horien garapen

gaitasun horiek eskuratzeko oinarriak ezartzea

eta zergatik diot hau hara ere horrek guztiak kezkatzen gaituenean

ingelesa sartzera hirugarren hezkuntza bat sartzera tematuak daude hor ere azterketa guztiak pedagogo guztiak aditu guztiak esaten dutenean eta demostratu dutenean datu

astakeria ikaragarria dela eta guztiz kontrako efektua

beraz zertan ari gara zein da gure helburua iruditzen zait hor erantzukizun bat badaukagula kamara honetakoak legeak arauak

ditugunean edo horren atzean dagoen helburua da benetan euskara baztertzea hizkuntza eskubideen erabilera politikoa egitea hori da atzean dagoena garbi hitz egin beharko dugu

eskatuko genuke gure taldeak eskatuko luke eta eskatzen dugu alde batera uzteko hizkuntza eskubideen gaineko erabilera politikoa inposizioa eta ukazioa usteko alde batera eta benetan goazen bermatzera euskarak merezi duen trataera erakundeetatik hain zuzen ere errespetuaren eta herri honen etorkizunaren izenean pentsatzen dugulako euskarak benetan merezi duela euskaldunak garelako

eta gaiari ohartu hor ikusten da nola funtzionatzen dugun ez dakit konturatu zareten eajk alderdi popularrarekin erdibideko bat egin du eta

orduan esango didazue zein den jatorrizkoa eta zer den bozkatu behar duguna hor ikusten da

eta egia esan guk erdibideko honekin pixkatxo bat harrituak kezkatuak

ze premia zuen atzera pauso bat egiteko zer premia zuen

alderdi popularrak aurkeztutako eztabaida faltsu horretan jausteko ez dugu ulertu

orduan hasteko eskertuko genuke mesedez esango diguzuen ze erdibideko bozkatu behar dugun zertaz ari garen

hitz egiten gai honi dagokionean eta hor aipatu duzue

errealitatea kontutan hartu behar dugula noski baietz errealitatea ezin dugu ahaztu baina horregatik errealitatea kontutan hartuta errealitatea ez ahaztuta

euskara sustatzen bultzatzen nagusitzen euskara hizkuntza gutxitua delako

eta ez da guk esaten dugulako euskal herria bilduk esaten duelako unescok esaten du galtzeko arriskuan dagoen hizkuntza bat delako orduan goazen erantzukizunez jokatzera

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea erantzuteko txandan euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

eskerrik asko oyarzabal jaunak euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

oyarzabal jaunak suave suave irakurriko dizut

eskerrik asko celaá andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko lehenik eta behin azaltzea gure proposamena euskaraz azaldu dugula oyarzabal jaunarena

eta erdibidekoa gazteleraz egin dugula beraz gazteleraz dagoen bertsioa da zuzena eta bestea itzulpengintza zerbitzuaren akats bat

izango da hori lehenik eta behin bigarrenik ubera andreari gauza pare bat esan nahi dizkiot lehenik eta behin esan duzu

hizkuntza euskera dela beti

ez da egia nirea bai beste askorena baita ere baina beste askorena ez da horrela errealitate bat dago

eta erakundeek erantzukizuna izan behar dute horren gainean eta honek erantzukizun horrek bi eskubide ahalbideratzen ditu bata

ikastetxe bakoitzean euren seme alabei eman beharreko hizkuntza eredua izendatzea eta bestea haurreskoletara doazen

eta edukiak irakaskuntzaren alderdi guztietan indarrean dauden irakaskuntza elebiduneko ereduak ikastetxean ez sartzeari loturikoak barne

legeak betetzen ari dira legeak ez sartzen duena orain

baina gaur egun dagoena horixe da legea bete behar dela eta errespetatu behar dela aniztasun hori politikoki egokia den ala ez

larrazabal jaunak bi mila bederatzian erdibidekoa sinatu zuen

egokia hartzen bazuen ala ez gure ustetan bai eta horregatik sinatu dugu erdibidekoa
ppkoekin eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea

gracias maneiro jauna eskerrik asko eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza

gauzak ordenatzen eta erantzuten hemen desberdintasun

badirudi hizkuntza eskubideak defendatzerako orduan bi maila daudela bi

daude lehen mailako herritarrak eta bigarren mailako herritarrak gazteleraren erabilera defendatzea erabiltzea hori da demokrazia erabakitzeko eskubidea euskararen

sustatzea bultzatzea hori da inposizioa zer ez da

norbaitek ezagutzen du umerik zortzi hamar urtekorik gazteleraz ez dakiena ezagutzen du norbaitek hemen kamara honetan

eaen nafarroan ezagutzen du norbaitek ume bat ez dakiena gazteleraz ez ezta zertaz ari gara hitz egiten non bizi gara euskal herrian euskal herrian bizi gara eremu administratibo desberdinetan banatuta gure hizkuntz eskubideak ditugu eta garbi dago euskara hainbeste aldarrikatzen dituzuen lege horiek

konstituzioa estatutua hor dago jasota euskara ofiziala da euskara ofiziala da orduan ze

legeen bidez arauen bidez defendatzeko hemen ikusten dudanagatik

lekzioak ematen eta ez zaudete desde luego lekzioak emateko

zerena askatasunarena inposizioaren demokraziaren

benetan hemen baten bat baldin bada aniztasunaren demokraziaren

hemen pentsakera desberdinetako jendea iritzi desberdinetako jendea jatorri desberdinetako jendea gai izan da

begira eta talde batean gai izan da orduan eta zuk esan duzu aurreko legegintzaldian ea k gauza bat

baina gai gara demokratikoki demokratikoki ze hau da hitzaren

askatasun osoz eta guk askatasun osoz hitzaren bidez legeen bidez

legeak betetzeko daude baina legeak ere aldatzeko daudelako ondo ez daudenean

euskal erakunde batetan euskara benetan sustatzeko normalizatzeko eta bultzatzeko eta hori da errealitatea hori da errealitatea euskara

mundu guztiak mundu guztiak eta baita gobernuak ere egiten dituen azterketetan ikusten dela

eta ez etengabe ari gara eztabaida faltsuetan eztabaida faltsuetan jauzten benetan inposatzeko ukatzeko baztertzeko diskriminatzeko euskara orduan guk erabaki beharko dugu zer nahi dugun ezta euskaldun eleanitzez osaturiko euskal herria

horretarako dagoeneko agortua dagoen eredua gainditu nahi dugu eta horretarako eskua luzatu nahi dugu baina gaur iruditu zaigu

egin duzuela eta alderdi popularraren eztabaida faltsua jauzi zaretela

euskara baztertzea eta hainbat hainbat aldarrikatu den gurasoen eskubide hori baita ere haurreskolen dekretuan jasota dagoena baztertzeko baztertzeko terminologia nahastuz eta hitzen erabilera okerrarekin

ama hizkuntza eta lehen hizkuntza desberdina da eta hori haurreskolak oso ondo bereizten dute

eta hor dago gakoa gurasoak eskubidea gurasoak eskubidea izatea

ama hizkuntza ez ofiziala izan daiteke ez ofiziala izan daiteke orduan iruditzen zait benetan gure apustua baldin bada elebitasun hori

eta errealitate hori buelta eman behar diogu zer gehiago

banituen beste hainbat kontu aipatuta eta hemen gakoetariko bat

haurreskoleetatik gainera bertako profesionalak eta adituak esaten duena da eta iruditzen zait

kontutan hartzekoa dela hemen eztabaida faltsuak albo batera utzi eta benetan nahi baldin badugu eta inporta baldin bazaigu etorkizuneko herritar pertsona horiek heziketa integrala hemen gakoa da

aitortza benetako aitortza ematea unibertsala izatea doakotasuna euskalduna eta

inflexio puntua izatera goazen gainditzera agortua dagoen eredu hau eta gu horretarako prest

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu alderdi popularrak eta eusko abertzale taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai

onartuta geratu da gai zerrendako seigarren puntua mixtoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena euskadiko sektore publikoa berrantolatzeko eta arrazionalizatzeko plan bat egietari eta aplikatzeari buruz eztabaida eta behin betiko

proposamena egin duen taldearen txanda mixtoa upyd taldearen ordezkariak du hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza lópez de munain

aipatu dudan hori dela helburua eta ez beste bat gaur arte egin duzuen bidea

hori uste izateko dudan jarriko duzue zerbitzu publikoak kalitatezkoak izatea

sistema hori ezabatu nahiko duzue zuen sokakoei emateko zerbitzua pribatizatuz horrek zerbitzuak

argi dauka gaur egungo krisiaren aurrean zerbitzu publikoak indartu egin behar direla eta ez alderantziz

pertsonen bizi kalitatea hobetzeko beharrezkoa da zerbitzu publiko indartsu bat izatea

apustua egiten du zerbitzu publikoa unibertsala eta kalitatezkoa izateko alderdien

sektore publikoa kontrol publikoaren menpe geratzeko apustua egingo dugu eta ez alderdi baten edo bestearen menpe por ello

eskerrik asko mendi andrea euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eguerdi on legebiltzarkideok ba legezbesteko

adostasun zabala erdietsi dugu gaurkoan bat gatoz

bilkuraldi honetan legebiltzarran aurkezteko euskal autonomia erkidegoko sektore publikoa

lehendakari izendatu aurretik bere asmo nagusiak zeintzuk izango ziren jakitera eman zigun

argi utzi zuen bere borondatea zela beraz legealdi honetan

eta berrantolaketari buruzko hausnarketa egitea eta gure taldeak bat egiten du asmo horrekin dakigun moduan europan estatuan eta euskadin bizi dugun atzeraldi eta langabezi egoera oso larria da euskal administrazioko erakunde guztiak doikuntza prozedurak eta gastuak murrizteko beharrean aurrean aurkitzen dira

lehendakariak erabaki eredugarria hartzeko asmoa azaldu zuen hasiera hasieratik hitz eman zuen aukeratua izanez gero eusko jaurlaritza berria murritzagoa izango zela halaber adierazi zuen eusko jaurlaritzak baliabide publikoak zorroztasun osoz eta austeritatez kudeatuko zituela

sendi egiten ari diren antzera esan eta egin lehendakariak iragarri zuen bezala autonomi erkidegoaren historia osoan izan den jaurlaritza murritzena osatu zuen

murriztuz hasi zen lehendakariak agindu zuen jaurlaritza berria ez zela eztabaida mahai gabetan galduko austeritate eta zorroztasun neurriak hartzeko hor dugu aipatutako

funtzionamendurako ohiko gastu partidak murrizteko eta sozietate eta erakunde publikoetako gastua murrizteko konpromezua eta sozietate eta erakunde kopurua

helburuarekin era berean lehendakaria gobernuaren jarduna gardenago izango zelakoaren konpromezua hartu zuen

beraz uste dugu irizpide horiek guztiak jasotzen ditugula gaur adostutako erdibideko zuzenketan eusko jaurlaritzak

eta ekimen bat baino gehiago burutu ditu zentzu horretan tal y como lo prometió el lehendakari

hau da gure iritziz ezinbestekoa da erakunde arteko elkarlana izan ere helburua da euskal sektore publiko osoaren kudeaketaren eraginkortasuna handitzea

eta horretan ezin du jaurlaritza bakarrik aritu horregatik

elkarlanean aritzeko jaurlaritzarekin eta bide batez antzeko estrategia edo planak sustatu ditzatela beraien eskumen esparruan zentzu horretan duela pare bat urte bizkaiko foru aldundiak azpiegituren arloko bere sozietate publikoak batu zituenean

eta partekatzen dugu asmo hori eta uste dugu ezinbestekoa dela autonomia erkidego beste erakundeek ere prozesu honetan murgiltzea por lo tanto

beraz berriro diogu konfidantza oso daukagula urkullu lehendakariak aitzindari duen jaurlaritzak emandako hitza beteko duela bi hilabete ere pasa ez direnean

urratsak ematen dira konpromezu horiek betetzeko ondorioz bat egiten dugu

bat egiten dugu erdibideko zuzenketa jasotzen dituen asmoekin eta azkenik eskerrak eman nahiko nizkieke adostasunera heldu garen talde guztioi

eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna erantzunen txanda

eskerrik asko maneiro jauna eh bildu taldearen ordezkariak du hitza

de acuerdo eskerrik asko mendia andrea euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

hartzeko asmorik baina ikusita debatea

ez daukat besterik esateko baino titularrei buruz hitz egin diguzu nik emango dizut bat beste egunean irakurri genuena prentsan eta horrela zen mi despido ha sido fulminante irakurri genuen

bi udal langile egun batetik bestera kaleratu zituztela eta beste bat bidean dagoela prozedura bat dago irekita beste hirugarren bat ere kaleratzeko orduan hona etortzen zarenean holako

diskurtso batekin edo mesedez jakin horrelako inkongruentziak edo agertu daitezkeela

nik esaten ela berak salatu zuen que había sido una

que la empresa privada hau da zuek agintzen duzuen udaletxe batek

orduan are gehiago alkateak berak esan zuen que no le había gustado nada

beraz honelako diskurtsoekin gatozenean dago arazoa

eskerrik asko eskerrik asko orbegozo jauna amaitu da eztabaida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

hirurogeita hamalau bai berrogeita hamairu

onartuta geratu da hemen eten egingo dugu osoko bilkura